egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendari ekin aurretik jone goirizelaia ordorika legebiltzarkideari dei egingo diogu

giza eskubideen berdintasunaren eta herritarren partaidetzaren batzordearen irizpena euskal autonomia erkidegoan mila bederatziehun eta hirurogeita hemezortzi

indarkeria egoeran giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei errekonozimendua eta erreparazioa emateko lege proiektuaren gainean egindakoa eztabaida

irizpenaren alde taldeen txandara pasatuko gara mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

nada más y muchas gracias presidenta eskerrik asko maneiro jauna

estatuaren giza eskubideen urraketen biktimak izan ere zuen

zeuen duintasuna izan dira gure jardunaren gidariak eh bilduk nahi zuen eta nahi du estatuaren giza eskubideen urraketen biktimen aitortza eta erreparaziorako lege oso bat integral bat edozein pertsona zio politikoengatik estatuaren giza eskubideen bortxaketa bat sufritu duena edozein testuinguru edozein

edozein egoera politikoa izanik ere bere kasua aintzat hartua izateko eskubidea du eta horrela bermatu behar

nahi genuen lege hau biktimentzako egitea baina batez ere

egin nahi genuen entzun nahi genituen lege honen objektua eta subjektua izango ziren pertsonak jakin nahi genituen euren testigantzak euren bizipenak

gureak izango balira bezala konpartitu nahi genuen eurekin sufritu duten ahaztura eta bazterkeria euren itxaropenak nahiak aspirazioak ezagutu partekatu eta sentitu nahi genituen horrela hainbat biktima batzordera gonbidatu genituen

exekutatuak torturatuak zaurituak gorputz polizial ezberdinen biktimak eta baita ere kartzela politikaren biktimak oso balorazio ona egiten dugun agerraldietan entzundakoaz jasotako iritziez biktimen iritzia izan da guretzat termometrorik onena konstatazio bat biktimek gehiegi itxaron dute prozesu honetatik eta iraganeko irakurketa batetik ondorioztatzen dugu erakundeek tardatu dutela asko atzeratu direla egia eta justiziaren ibilbide honi hasiera emateko horregatik pentsatzen genuen lege bat beharrezkoa zela horregatik lagundu genuen lege bat tramitatzen epeak azkartuz zintzotasunez eta diligentziaz

ekinez nahiz eta azken emaitza gure gustukoa ez izan ere ezin genituen biktimak gehiago itxaronaraztea

bilatzen genuen zehazki bost ikuspegietatik hobetu nahi genuen legea lehenik eta behin ezarri nahi genuen argi eta garbi gehiengo politikoaren borondateaz gain herri honen eskubidea izateaz gain biktimak aitortu eta erreparatzeko

betebeharra badaukagula nazioarteko araudiaren agindu inperatiboa dela ezartzea eta hori nahi genuen bigarrenez biktima guztiak jaso nahi genituen ezin dugu ulertu

urteko biktima bat kanpoan geratuko diren ez dakigu biktima hauei hau nola azaldu nola esan oraindik gehiago itxaron beharko dutela

erreparatzeko erreabilitatzeko edo kalte ordainak emateko neurriak ireki nahi genituen era gordin batean planteatuko dut zergatik lege baten arabera etaren hildako batek berrehun eta berrogeita hamar mila euro balio du eta lege honen arabera

zergatik biktima bat bestearen erdian kontabilizatzen da beste lege batzuk eta honen artean ezartzen den tratu ezberdintasuna mingarria dela iruditzen zaigu laugarrenez egia da biktima asko dira ezagutu eta erreparatu behar direnak paco etxeberriak orain dela gutxi esan du lau mila bederatziehun torturatuak daudela gehi zaurituak gehi hildakoak

lege honetan ezartzen diren tresnak unibertso horri merezi duen aitortza eta erreparazioa egiteko guk pentsatzen dugu ezetz

onetsiko den legearen arabera bultzada biktimen esku ipintzen da biktimak eskatu beharko du biktimak dokumentuak inkorporatu beharko ditu biktimak berak testigantza emango du berak bilatu behar du indarra eta kemena ibilbide hau hasieratik

prozedura bat ezarri nahi genuen ikerketa lanerako ekipo zabal bat eratuz erakunde publikoetatik

oso bat egingo zitzaiela bilatzen genuen

en toda euskal herria eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna

presidente andrea lehendakari jauna legebiltzarkideok duela urtebete baino gehiago bi mila hamabosteko ekainaren hamaikako osoko bilkuran legebiltzar talde gehienok legez kontrako errepresio egoeratan giza eskubideen urraketan jasan zituzten

aitortza eta ordaina bermatzeko lege asmo bat aurkeztu zezan eskatu genion jaurlaritzari

eta argi zegoen erronka zaila izango zela bagenekien bai lana gogor eta gogoz egin beharko zela horrela egin izan du eusko jaurlaritzak eta

eta sendo bat aurkeztu egin zuen denbora gutxi izan dugu bai baina helburuak merezi zuen borondatea argia izan da

eta ordaina ematearen bidean aurrera jarraitzea beste aurrerapauso tinko bat ematea egun inportantea gaurkoa beraz gure herrian bakea eta bizikidetza eraikitzeko apustuan ez da lehen pausua beste batzuk eman izan dira orain arte ere

aitortzeko onartutako dekretuaz hasi eta lege honek bide horri ekiten dio

eta ez da azkena izango ere badaude beste hamaika ekimen ere

eta bizikidetza planari jarraiki hainbat proiektu daude martxan etorriko dira berriak eta

batzuentzako ez da nahikoa gaurkoa aukera galdua dela diote biktimak alboratzen ditugula hautsak arrotzeko nahia

argi esango dut biktimei aitortza eta ordaina eman nahi diegu baina berme osoz egin nahi dugu aukera faltsuak sortu gabe ez gaude frustrazioak sortzeko prest onartzen dugu beharbada hutsetik hasita hauxe ez litzatekeela eusko alderdi jeltzaleak aurkeztuko lukeen legea baina posibleen artean onena da zalantzarik gabe

gaur berak bigarren puntuan hitz egingo duenez klasikoak berari utziko dizkiot eta nik kontenporaneoetara joko dut aurreko osoko bilkuran bizitzaren amaierako pertsonen eskubideak bermatzeko legearen eztabaidan ubera andereak horrela zioen beraz

lehenengo kanpamendura igo gara lehenengo kanpamendura igotzea lortu dugu

bidea ibiltzen egiten delako urratsez urrats eraikitzen delako eta guk bidea eraikitzen jarraitu nahi dugulako eta jarraitzen zuen hitzez hitz esaten beraz ikusitakoak ikusita

maximalismo teoriko filosofikoan erori edo pragmatismoz eta errealismoz jokatu herritarren

hor guztion artean zoru on bat eraikitzeko guztiok komunean ditugun gai zentraletan termino konkretuetatik haratago eztabaida gaindituz hori zen hain zuzen ere hitzez hitz gure jarrera

eta pragmatismoz eta errealismoz jokatu biktimei erantzun bat eman ahal izateko hau da garrantzitsuena

guztion artean eraikitzeko eraikitzen jarraitzeko horrexegatik hain zuzen ere ezinezkoa izan dugu eh bilduren zuzenketa gehienak onartu izana

maximalismoz eta doitasun faltaz jokatu egin duzuelako galdera arzuaga jauna hauxe da zergatik kasu batean

balio duenak arzuaga jaunaren kasuan ez du balio eh bilduk ondo daki

adierazpen testimonialak zirela errealitatea argitu beharrean nahastu egiten zuten eta beste zuzenketa askok legea arrisku nabarian eta honekin batera biktimen eskubideak arriskuan jarri ere euzko alderdi jeltzaleak pragmatismoaren eta errealismoaren bidea aukeratu du

eta ordaina ematearen bidean aurrera jarraitzea aurrerapauso tinko berri bat ematea la verdad señor

legea beraz beharrezkoa da ezinbestekoa esango nuke dekretuak zabaldutako bideari jarraitzen dio bide hau hobetu eta sendotu egiten du

alderdi sozialistarekin adostutako aldaketak helburu horretan sakontzen dute nire ustez lege asmoak berme juridiko nahikoa zuen baina hala eta guztiz ere

bermeak areagotu direla esan dezakegu edozelan ere sozialistak akordiora ekartzea oso garrantzitsua zen ez bakarrik legea

gure herrian bakegintza eta elkarbizitzaren bidea elkarrekin egin dugulako zailtasunak zailtasun elkarrekin babestu genituen

elkarrekin babestu dugu gogora institutuaren sorreraren legea eta beste hainbat ekimen eta politika publiko amaitzen

álvaro gil robles josé antonio pérez monika hernando inés ibañez de maeztu txema urkijo manuela carmena

giza eskubideen urraketen biktimak aitortu eta ordaina ematearen bidean aurrera jarraitzeko
eskerrik asko guztioi eskerrik asko iturrate jauna erantzunen txandara pasatuko gara

eskerrik asko barrio jauna eh bildutik

izan delako lege bat hainbat gauzetan behintzat ezin izan dugula sakondu eta eztabaidarik gabe dena akordio batekin etorri zen emendakinen katalogo batekin hauek onartzen dira hauek ez eta orain gutxienez aukera bat edukitzen hari gara honen inguruan eztabaida txiki bat edukitzeko

kasu honekin saiatu dela seguritate juridiko gehiago ezartzen emendakinen bitartez

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria iturrate jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok arzuaga jauna ez dela egon eztabaidarako aukerarik diozu baina tranpak egiten dizkiozu

abendutik ezagutu eta eztabaidatzeko aukera izan duzu eta eztabaidatu egin dugu egon diren borradore guztiak ezagutu izan dituzu abendutik eta zuen jarrera eta zeuen erabakia hartuta zegoen hori badakigu beraz egon da

hamargarren legealdiari gaur behintzat osoko bilkurari dagokionez amaiera jarriko diogula

biktima kopuru inportante bati aitortza eta ordainaren bidea zabalduz

nik presidentaren baimenarekin bi esker ona adierazi lehenengo

duela lau urte gutxik uste zuten legealdi honek hain modu onean bukatuko genuenik baina hori pentsatzen zutenek ez zintuen ondo ezagutzen zure maximaren bat da ezina

akordiorako prestutasuna eskaini zenuen legealdiaren hasieran eta akordio zabalak eta anitzak lortu dituzu krisi larriari aurre egin eta oinarrizko zerbitzu publikoa kalitatez mantentzearen konpromisoa hartu zenuen eta mantendu egin dituzu

eta lan bikaina egin du zurekin egon diren sailburuak beraz gure esker ona eta

zuen lana laguntzeko aukeragatik bigarrena beste legebiltzar talde guztiei la máxima

izan ditugun erronkei aurre egiten hogeita hamalau lege onartu ditugu gobernuari babesa eman diogu eta oso erraza izan da niretzako zuek guztiokin lan egitea pozik eta harro esan dezakegu misión cumplida

eskerrik asko iturrate jauna eztabaida amaitu denez

bozketekin hasiko gara norbaitek zerbait atera nahi baldin badu talde

bototara jartzen dira batera euskal talde popularrak erreserbatutako zuzenketak irizpenaren artikuluari egindakoak

eh bildu taldeak erreserbatutako zuzenketak irizpenaren artikuluei egindakoak bozkatu dezakegu

hirurogeita hamaika eman dugu bozka hemeretzi bai berrogeita hamabi ez ondorioz

bototara jartzen dira batera eh bildu taldeak eta euskal talde popularrak erreserbatutako zuzenketak dituzten irizpenaren artikuluak hau da bat eta bi zazpi hamaika hamalau hamazazpi eta hemezortzi artikuluak bozkatu ditzakegu

bototara jartzen dira batera irizpenean zuzenketarik izan ez duten artikuluak hau da hamar hamabi hamasei hemeretzitik hogeita batera hiru xedapen gehigarritik zazpira eta eta bi azken xedapenak bozkatu ditzakegu

hirurogeita hamaika eman dugu bozka hirurogei bai hamaika ez ondorioz onartuta

bozketara jartzen dira batera zioen azalpena eta legearen izena bozkatu ditzakegu

hirurogeita hamaika eman dugu bozka berrogeita bat bai hamaika ez hemeretzi abstentzio onartuta

honenbestez onetsita geratzen da euskal autonomia erkidegoan mila bederatziehun eta hirurogeita hemezortzi eta mila bederatziehun eta laurogeita hemeretzi bitartean izandako motibazio politikoko

errekonozimendua eta erreparazioa emateko legea jarraian boto azalpena izango da

izan daitezela guk egin genuen rajoy gobernuan zegoela eta rajoyren gobernuak nahiz eta rajoyren gobernuak gure beste arau batzuei errekurtsoa aurkeztu badakit lehendakari jauna egin daitekeela ondo dakit

eta sozialistak badakigu besterik ez dagoela ganbera honetan denek egin dezakete kontaketa pertsonalak ziur aski baina nire taldean

jasan dituzten pertsonak frankismoarena poliziala muturreko eskuinaren terrorismoa etaren terrorismoa mehatxuak kale borroka

esertzen garenok horregatik eta jarrera demokratiko batengatik

zorroztasuna eta adostasuna zorroztasuna eta adostasuna izan dira lege hau bukatzea ahalbidetu duten osagaiak

aurreko dekretua terrorismo guztien biktimen legea

gai zerrendako bigarren puntua ekonomiaren garapen eta lehiakortasun batzordearen irizpena turismoaren lege proiektuaren gainean egindakoa eztabaida eta behin betiko ebazpena jaurlaritzaren ordezkariak dauka hitza tapia anderea zurea da hitza lege proiektua aurkezteko

lehendakari sailburu eta legebiltzarkideok egunon guztioi hogei urte baino gehiago igaro dira legebiltzar honetan turismoa antolatzeko legea eztabaidatu eta

euskadiko autonomi erkidegoarentzat funtsezkoa den sektore horren egoera erabat aldatu egin da gure barne produktu gordinaren seiaren

eusko jaurlaritzak egiaztatu du sektore turistikoaren egungo egoera antolatu eta babestuko duen esparru berria edukitzeko beharra dagoela behar hori azaldu digu sektoreak eta gizarteak ere hala esan digu horregatik legegintzaldi honen hasieran eta egutegian jasota ez zegoen arren behar horretaz jabetuta martxan jarri dugu legea eta adostasunez gainera iritsi da ganbera honetara eusko jaurlaritzaren sektorearekin

onartutako dokumentuarekin iritsi gara ganbara honetara turismo mailak erakutsi du erakunde arteko organo hobezina dela sektoreak kontutan

aztertu eta iritzia emateko konponbideak bilatzeko eta haren lanaren balioa nabarmendu nahi dut eta eskertu nahi dut lege hau hona ekartzeko egin duten ahaleginagatik hogeita hamazazpi erakunde instituzionalak eta hirurogei erakunde juridiko pribatuak aurkeztutako laurehun eta berrogeita hamaika alegazio aztertu ditugu horietatik

haien ordezkarietako asko gurekin egon dira eta

eta berriz ere eskertu nahi diet guztiei egindako lana jakina testua aberastu zitekeen eta horrela egin da ganbara honetan era berean beraz

lege hau gaur onartu ahal izateko egin den ahalegin berezia guztion

legearen inguruko interes handia erakutsi duzue legebiltzar talde guztiak edukiak aztertzeko eta eztabaidako aukerak izan ditugu guztiok salbuespenik gabe eta euskal herria bildu taldeak

aritzeko izan duen jarrera gaur bereziki azpimarratu nahi dut akordioa adostu genuen eta akordio horretan ateak zabalik utzi genituen beste taldeak

gaur oraindik bozketan izango dugu aukera hori legeak hala merezi du baina batez ere sektoreak behar du eta sektoreari zor diogu

analisia proposamen honek alderdi guztiak aztertu eta egiaztatzeko kontutan hartu dira nolabait europar batasunean herrialde aurreratuenen esperientzia eta praktika onak gure ingurunera ekarriz eta lege honetan

arreta handiz neurtu dira sektorearen eta gizartearen ikuspegitik tentu handienaz hartu behar diren neurriak idazketan parte hartu duten kolektibo guztien

eta horietako erdiak baino gehiago jarri ditugu eta sartu ditugu lege honetan parte hartzeari dagokionean beti kontutan izan dugu agente sektorialen iritzia

dekretuak egiteko momentuan adostasuna izan da testu honen gakoetako bat

turismo enpresa prestakuntza zentro eta sindikatuak egin dute lan guztiek bete betean hartu dute parte eta horrela lortu da hona iristea eta arautzeari dagokionez lege hau joera

sortu da hau da ez ezer debekatzeko baizik eta antolatu eta babesteko ostatu eskaintza benetan egokia martxan jarri ahal izateko argi geratu behar da eusko jaurlaritzak beraz ez duela inongo

entzun dugu behar hau entzun ditugu sektorearen iritziak eta hona iritsi gara esta ley nace con espíritu regulador no para prohibir

o las tendencias socioeconómicas en salud ahalegin hori biziagotu egin da urte hauetan eta euskadi basque country helmugak bai

konpromisoa du ziurtapen hori unescok

gainera bete egin da hemen gasteizen izandako turismo jasangarriaren mundu gailurrean iazko azaroan idatzitako konpromiso gutuna

turismoaren etorkizunak iraunkortasuna eta berrikuntza eskatzen dituelako eta legeak hori babesten du eta

gure turismo enpresek posizionatzen jarraitzeko asmoa dugu lehiakorragoak izan daitezen eta herrialde honen jarduera ekonomikoan eta aberastasunean euren ekarpena egiten segi dezaten baina hori ez dugu edonola egingo turismoaren lege berria tresna eraginkorra eta segurua izango da duela

hemen erkideko autonomoan bisitan izan genuen turismoaren mundu erakundeko presidente den

erreferentziazko helmuga bihur gaitezkeela legebiltzar honek du hitza eta nire aldetik eta sektore turistiko osoaren lana eskertu nahi dut hemendik beraz espero dugu gaur hemendik lege on batekin aterako garela

orain arte bezalako etorkizuna eta oparagoa ondo zaindutakoak kalitatezkoa eta erabat sostengarria mila esker guztioi eskerrik asko tapia andrea
batzordeko kideren batek irizpena aurkeztu nahi du ez euskal talde popularraren ordezkaria

del turismo vasco muchas gracias eskerrik asko corcuera andrea eh bildutik casanova jauna zurea da hitza

kaixo egun on guztioi eta agur merezi bat turismo sektoreko gaur

ordezkariei gaur aurrera pausu bat

euskal turismo ereduaren eraikuntzaren bidean eh bildu ados dago gaur eztabaidatzen den legearekin eta beraz bere babesa emango dio uste dugu lege honekin

euskal turismo eredu propio baten eraikuntzan eta hori funtsezkoa da turismoa daukan dimentsio ekonomikoa eta kulturalari ahalik eta etekinik handiena

turismo propio baten garapenean sakontzea hau ez da kapritxo identitario bat baizik eta behar tekniko eta behar ekonomikoa ere guk munduan saldu behar dugu eredu propioa jendea erakartzeko ezaugarri bereziak herrialde bati eredu horren ezaugarriak noski ezberdinak dira baina batzuk aipatzearren kalitatea kalitatezko eskaintza lurraldeen arteko orekak sostengarritasuna irisgarritasuna kultura hizkuntza gastronomia

euskal turismo eredua nortasunean oinarritu behar da nortasun propioarekin aritu behar dugu munduan jendea erakartzeko eta turismotik

sozial eta kulturala atera ahal izateko lege honekin ere aukera daukagu gure inguruan dauden beste euskal lurraldeekin akordioak eta lan

uste dugulako iparralderekin eta nafarroarekin eredu turistikoa konpartitzen dugulako behintzat lege honekin urratsak eman daitezke eredu turistiko autonomikotik herri eskaintza batera uste dugulako hori komenigarria dela

turismoaren ikuspuntutik lege hau bazetorren parlamentu honetara sektorearen erabateko babesarekin turismo mailan aho batez onartu zen legearen beharra onartu zen aurreproiektua egon diren agerraldi guztietan eta pasa diren eragile guztiek ñabardurak ñabardura legearekin ados daudela eta tramitazio denbora guztietan etengabeak izan dira deialdiak publikoak prentsaren bidez zein maila pribatuan

talde politiko ezberdinok egin genezan gure esku zegoen guztia sektoreak nahi zuen lege bat sektoreak nahi zuen lege hau eta sektoreak nahi zuen legea orain beraz deialdia oso argia zen eta eh bilduk erronkari erantzungo dio eta noski

enplazamendu hau jaso du eta behintzat bide eman dio sektorearen eskaera honi guk uste dugu

esan dudan moduan lege honekin euskal eredu turistikoan sakontzeko aukerak bageneuzkala

lehenbailehen aurrera ateratzea beraz badakigu lege hau berandu bidali zaigula badakigu lege honekin epeak oso estuak izan direla baina gure ardura bazen gure esku zegoen guztia egitea lege on bat eta sektoreak eskatzen zuen legea

badakigu legea agian horregatik ez dela perfektua izango baina dudarik gabe lege on bat izango da

legea asko hobetu duela besteak beste eh bildu eta baita ere beste taldeek egindako ekarpenei esker beraz guk argi daukagu gazteleraz edo erdaraz esaten den moduan más vale una buena ley en mano

volando sektoreak ezin zuen itxaron eta momentu batzuetan baita ere dramatismoarekin eskatzen ziguten ez atzeratzea lege honen tramitazioa eta esan dugun moduan aurrera jo dugu beste taldeek

koherentzia onartzen zaie egindako atzeratzeko saiakeretan

egindako saiakerak lege hau aurrera ez ateratzeko uste dut hemen bazeudela talde batzuk ez zutela lege hau aurrera atera nahi

baizik eta gobernuari kolpe politiko bat emateagatik baina ez da zilegia ez da bidezkoa eta ez da eh bilduren

gobernuari desgastatzeko gobernuari kalte egiteko ekonomiaren sektore osoaren edo oso baten eskaerei bizkarra ematea

babesarekin eta esan dudan moduan babes hori babesa kritiko izatetik oso urrun babes aktibo eta ekarpenetan

babesa izan da lortu ditugu elementu inportanteak txertatzea

eta hobekuntza nahiko interesgarriak gure ikuspuntutik

lurraldeen arteko orekak eta elkarlana bermatuta gelditzen da lege honetan turismoaren dimentsio kulturala ere azpimarratzen dugu

aldarrikatzen ditugu turismo aktiboa inklusiboa hizkuntza turismoa aipatu behar dut turismo industrialaren garrantzia balorean jartzen dela tokiko produktuen babesa ere aldarrikatu izan dugu hainbat sektoreren edo azpisektoreren eskaerei erantzuna eman diogu hala nola

eskaerari erantzunez helduleku bat eman diogu umezurtz zegoelako sektore honek helduleku bat izateko lege honetan

juridikoa izateko irisgarritasunaren ikuspuntutik hainbat elementu

kanpinetako sektoreari autokarabana landetxe eta abar luze baten azpisektoreen aldarrikapenei erantzuna txertatu dugu

aipatutako hainbat elementuei erantzungo diot baina amaitzeko noski eskerrak eman nahi diot gobernuari egindako lanagatik eta baita ere tramitazioen erakutsitako jarreragatik

negoziazioetan azaldutako jarrerari eta baita ere ba lege hau hobea egiteko lan egin duten

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria tellería jauna zurea da hitza

azken finean indarrez dagoen euskal ekonomiako sektore bat da

zifran negatiboetan zegoen ordutik hona ehuneko

lege hori behin betiko tramitea ematen diogu gaur

ez bakarrik legebiltzarraren gehiengo oso zabal batek babesten duelako baita euskadiko turismo mahaiaren aho bateko babesaz onartu zelako eta horixe da

izan da pprekin eurek azaldutako turismo eredua gurearekin talka egiten duelako oinarrizko parteetan pserekin berriz desadostasuna txikiagoak eta puntualak izan dira

euskal talde popularraren ordezkariak ez du hitzik hartu behar

de euskadi nada más y muchas gracias buena suerte eskerrik asko corcuera jauna eh bilduren ordezkaria casanova jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna eta amaitzeko euzko abertzaleak tellería jauna zurea da hitza

bototara jartzen dira batera euskal talde popularrak erreserbatutako

irizpenaren artikuluei egindakoak hemen hiru talde egingo ditugu euskal sozialistak horrela eskatuta hiru talde egingo ditugu lehenengo taldean euskal talde popularrak erreserbatutako zuzenketei buruz euskal sozialistek eskatzen dute alde batetik artikuluari ehun eta hogeita hamazazpi ehun eta hogeita hemezortzi ehun eta hogeita hemeretzigarrena zuzenketak hirugarrena artikuluari ehun eta berrogei laugarrena artikuluari ehun eta berrogeita hirugarrena zuzenketa hamaikagarrena artikuluari

hamairu artikuluari ehun eta berrogeita bederatzigarrena zuzenketa hamalaugarrena artikuluari ehun eta berrogeita hamairu zuzenketa hamabostgarrena artikuluari ehun eta berrogeita hamalau zuzenketa

ehun eta berrogeita hamabost ehun eta berrogeita hamasei ehun eta berrogeita hamazazpigarrena zuzenketa

ehun eta hirurogei zuzenketa hogeita seigarrena artikuluari ehun eta hirurogeita zazpigarrena zuzenketa berrogeita hamairugarrena artikuluari ehun eta laurogeita bostgarrena zuzenketa

ehun eta laurogeita hamalau ehun eta laurogeita hamabost eta ehun eta laurogeita hamazazpigarrena zuzenketak lehen

orain laurogeita bat artikuluari ehun eta batgarrena zuzenketa

zenari orain laurogeita hamalau puntu bat berrehun eta hamairu zuzenketa lehen

artikulua zenari orain laurogeita hamaseia berrehun eta hemezortzigarrena zuzenketa lehen ehun eta bat artikulua zenari orain ehun eta bi puntu bat

eta azken xedapenerako bigarrenari orain hirugarrena dena

hauek multzo baten dioazte denak bozkatu ditzakegu

ondorioz ez dira onartu jarraian bigarren multzora pasatuko gara bigarrena artikuluari seigarrena zuzenketa

zuzenketa hogeigarrena artikuluari ehun eta berrogeita hemezortzi eta ehun eta berrogeita hemeretzigarrena zuzenketak hogeita bigarrena artikuluari ehun eta hirurogeita bi eta ehun eta hirurogeita hiru zuzenketak hogeita laugarrena artikuluari ehun eta hirurogeita lau eta ehun eta hirurogeita bost zuzenketak hogeita bostgarrena artikuluari ehun eta hirurogeita sei zuzenketa hogeita zazpigarrena artikuluari ehun eta hirurogeita zortzigarrena zuzenketa hogeita hamalau artikuluari

zuzenketa hogeita hamaseigarrena artikuluari ehun eta hirurogeita hamabi ehun eta hirurogeita hamairugarrena

zuzenketa berrogeita hamabi artikuluari ehun eta hirurogeita hamazazpigarrena zuzenketa

ehun eta laurogeita hiru ehun eta laurogeita laugarrena zuzenketak

zuzenketa berrogeita hamaseigarrena artikuluari ehun eta laurogeita hamargarrena

ehun eta laurogeita hamabi eta ehun eta laurogeita hamairugarrena zuzenketak hirurogeita hemeretzigarrena artikulua zenari orain laurogeia

zuzenketa lehen laurogeita hamabi artikulua zena orain laurogeita hamairua berrehun eta bi zuzenketa

zuzenketak lehen laurogeita hamalaugarrena artikulua zena orain laurogeita hamabosta berrehun eta hamasei zuzenketa

berrehun eta hogeita bi zuzenketa zazpigarren xedapen gehigarria berrehun eta hogeita laugarrena zuzenketa zortzigarren xedapen gehigarri berriari

berrehun eta hogeita zortzi zuzenketa zioen azalpenari berrehun eta hogeita bederatzi berrehun eta hogeita hamar berrehun eta hogeita hamaika eta berrehun eta hogeita hamabi zuzenketak

ondorioz ez dira onartu azkenik bototara jarriko dira batera ehun eta hirurogeita bederatzi

artikulua eta berrehun eta hemeretzi berrehun eta hogei eta berrehun eta hogeita bat zuzenketak laurogeita hemeretzigarrena artikuluari

hirurogeita hamaika eman dugu bozka hamar bai berrogeita bost ez hamasei abstentzio ez dira onartu jarraian bototara jartzen dira batera euskal sozialistak taldeak erreserbatutako zuzenketak irizpenaren artikuluei egindakoak bozkatu ditzakegu

hirurogeita hamaika eman dugu bozka hamabost bai berrogeita bost ez hamaika abstentzio ondorioz onartu bototara jartzen dira batera eh bildu taldeak erreserbatutako zuzenketak irizpenaren artikuluei egindakoak hemen ere taldeak egingo ditugu

vale ehun eta hogeigarrena bozkatuko dugu orain bozkatu dezakegu

ez da onartu zuzenketa jarraian ehun eta hogeita hamairugarrena zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamaika eman dugu bozka hemeretzi bai berrogeita hamabi ez ondorioz ez da onartu

irizpenean zuzenketak dituzten artikuluak hemen ere taldeak egingo ditugu alde batetik irizpenaren lau sei

artikulua bale bozkatu dezakegu talde hau

eman dugu bozka berrogeita bost bai hamabost ez hamaika abstentzio ondorioz onartuta geratu dira beste aldetik irizpenaren

artikuluak bozkatuko ditugu bozkatu ditzakegu

hogeita sei abstentzio ondorioz onartuta geratu dira eta orain bozkatuko dugu zuzenketak dituzten gainerako artikulu guztiak bozkatu ditzakegu

ondorioz onartuta geratu dira bototara jartzen dira batera irizpenean zuzenketarik izan ez duten artikuluak hau da zazpitik hamarera hamaseitik hemezortzira hogeita hiru hogeita zortzi hogeita hamar hogeita hamabi eta hogeita hamairu hogeita hamazazpi eta hogeita hemezortzi berrogei berrogeita bitik berrogeita hamarera

hirurogeitik hirurogeita hirura hirurogeita bostetik hirurogeita zortzira hirurogeita hamar eta hirurogeita hamaika hirurogeita hamairutik hirurogeita hamabostera hirurogeita hamazazpitik hirurogeita hemeretzira laurogeita bitik

laurogeita hamazazpi eta laurogeita hemezortzi ehun eta bat ehun eta hirutik ehun eta hamarera

seira bat xedapen iragankorretik laura eta batgarrena eta bi azken xedapenak bozkatu ditzakegu

hirurogeita hamaika eman dugu bozka hirurogei bai hamaika abstentzio ondorioz onartuta

bototara jartzen dira batera zioen azalpena zuzenketa teknikoa barne eta legearen izena

hamaika abstentzio ondorioz onartuta geratu dira zioen azalpena eta legearen izena beraz

turismoaren legea jarraian boto azalpena mistoa maneiro jauna zurea da hitza

agurraren momentua iritsi zait kargua hartu nuenean esan nuen guztion presidentea izan nahi nuela

nire borondatea hori izan da legealdi honetan guztioi onena opa dizuet ondo izan uda ona igaro eta gero gerokoak